en las imposiciones del partido popular muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euskal talde popularreko ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

ahulekiko eta egoera berezian daudenekin konpromisoa

bermatuta daude alderdi popularraren konpromisoari esker eta dituen erabakiei esker así

pentsio sistema modernizatu epe labur eta luzean etorkizuna arazorik gabe begiratzeko hori da alderdi popularrak egiten

ekitatiboa banaketa eta etorkizunean egonkorra izan dadin

eskerrik asko garrido andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

los dos primeros nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariaren den

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on guztioi eh bilduk alderdi sozialista aurreratu du kasu honetan

legez besteko proposamena aurkeztu zuen pentsio sistema publikoaren defentsa aldarrikatuz

arrondo andreak lehendakaria interpelatu egin zuen gai berdinaren inguruan ekainaren hogeita batean euzko alderdi jeltzalea

publikoa justua eta duina aldarrikatzen pertsona guztien ongizatea bermatzeko llevamos muchos años trabajando por euskadi

argi eta garbi salatu ditugu behin eta berriz espainiako gobernuak

gai honen inguruan eta salatuz gain gure eskumen propioak erabiliz neurri zehatzak onartu ditugu pentsiodunen egoera hobeagotzeko

txarrera ez daiten joan lehendakariak berak azaldu zizuen bezala arrondo andrea beraz zuri hainbeste gustatzen zaizun

praktikan ipini dugu aspaldi gauza zehatzekin besteak beste alargunentzat dirulaguntza gehitzen bere garaian

eh bilduren bigarrena puntua onartezina da eusko jaurlaritzak ordainsari konpentsagarriaren ordainketa gauzatzeko aurrekontu funtsa bideratu eta arduragabekeria hutsa iruditzen zaigu hau eskatzea arrondo andrea jakinda aurrekontuen egoera zein den zer egin duzue zuok agintzen zaudeten esparru ezberdinetan

zertarako gero besteen arduragabekeriaz hitz egiten duzue inolako lotsarik gabe dejemos la demagogia a un lado

bere eskaerak guretzat onargarriak zirelako eta ondorioz erdibideko zuzenketa sinatu dugu alderdi sozialistarekin beraz garrido andrea ez dakit zergatik zu

pentsio publikoen sistemari buruzko eztabaidak toledoko

báñez ministroak azalpenak eman zituela kongresuko toledoko ituna deritzon batzordean urriaren batean

argi utzi zuenez ez gaude ados planteatutako pentsioen erreformarekin ez edukiarekin ezta formarekin ere el proceso lógico

erdibidekoaren hirugarrena puntuari dagokionez aldarrikapen zaharra

bai zaharra da baina guztiz beharrezkoa eta aldarrikatzen jarraituko dugu posible zaigun bakoitzean badakigu zuen eta gure ibilbideak guztiz ezberdinak direla helmugara heltzeko eta abiadura ezberdinak ditugu beti izan da horrela gu apurka apurka bada ere beti aurrera aurrerapausoak ematen

beti aurrera eta momentu bakoitzean posibleak diren pausuak eta eskakizunak aldarrikatuz maximalismorik gabe

gainontzeko taldeen babesa eskatzen dugu maneiro jaunak esan du lehenengo bi puntuei emango diela beraz eskertzen dugu eta hirugarrena puntua ez dakit zergatik ez duzun onartuko zeren eta azken finean

estatu horren lege organiko bat besterik ez eskerrik asko arregi andrea

berriro ere hitzak bai ez dut esango

salaketa bai beste batzuei baina konpromisorik ez bat bera ere ez ardura beste batzuei botatzea eta horretan gelditzea uste dugu momentu honetan ez dela nahikoa ez duela balio hori bakarrik

horrekin euskal pentsionistei ez zaie inolako soluziorik ematen

betiko leloa zenbakien erabilpena

murrizteko pentsioak nik uste dut gaia ez dela hainbeste

baizik eta borondatea dagoen benetan hemendik posible delako sistema hori bertatik aurrera eramatea gure ustez zuk ere aipatu duzu aurrekontuen gaia esan duzu

eta nik diot orain dela gutxi zuek eaj alderdiarekin akordio bat sinatu duzue hitz egin duzue akordio horretan gauza askori buruz hitz egin duzue lehen aipatu dudan bezala hatri buruz hitz egin duzue donostiko

hitz egin duzue zerrenda amaiezina posible zen pentsionistei buruz hitz egitea ez dago

ezer ez dago baldintzatzen duenik hemen horretaz ere

baina lehentasunak beste leku batzuetan ipini dituzue batzuk eta besteak eta horregatik diot berriro ere konpromiso bat bera ere ez aurkeztu duzuen erdibidekoa lehen puntua

proposamenean esaten dugu gehiago esaten dugu lege proposamena ere ez bakarrik adituen txostena lege proposamena ere kritikatu behar da baina hor gelditzen baldin bagara lehen bezala gaude hori behin baino gehiagotan adierazi izan dugu bigarren puntua toledoko ituna el pacto de toledo

ezer baino hobe bai baina kudeaketa soilik beste batzuk erabakitzen duten

ez da momentua beste pauso bat emateko zerbait gehiago egiteko horren inguruan eta guk uste dugu baietz eta hori da eajri

eta gure esku zuen esku ere badagoela hori egitea eta ez bakarrik betiko leloan gelditzea transferentziak

zer zer egiten dugu uste dugu lehen esan dudan bezala gaur hemen

ez dela inolako pausorik ematen euskal pentsionistei soluzio bat emateko bere bizi kalitatea ziurtatzeko

eta zuek azaldu beharko diezula zergatik esaten diozuen ezetz pentsio osagarri bat sortzeari eta zergatik ez duzuen ezer egin nahi euskal pentsionisten bizi baldintza duinak bermatzeko eta hori bermatzea eta hori

maximalismoa deitzen baldin badiozue tristezia benetan tristura zeren hitz egiten ari gara milaka eta milaka pertsonen bizi kalitateari buruz eta eroste ahalmenaren inguruan eta ez gara hitz egiten

baizik eta hori baino askoz gutxiago eta kasu askotan pobrezi arriskuan daudenak ere bai horregatik iruditzen zaigu hitzak erabili ditzakegu maximalismo eta ez dakit zer ez hemen proposamen zehatzak daude eta posible direnak nahi

beste gauza batzuk utzi alde batera eta askotan

eskerrik asko arrondo andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

euskal talde popularreko ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

maneiro alderdi popularrari garrido andrea argi dago ezinezkoa dela akordio batera heltzera gai honetan ez gaudela ados

planteatu duzuen pentsioen erreformarekin eta zuok

lege organikoz onartua izan zena betetzeko inolako ez asmorik

eta harridurarekin jarraitzeko pacto de toledoren aipamena

harridurarekin hartu du arrondo andreak eta guk esaten duguna da

gure ustetan esparru horretan egin behar dela eta beti precedido

horren inguruan eta horregatik eskatzen genuen toledoko itunpean

eta bilduri baten baino gehiagotan gogorarazi behar izan dizuegu gauzak ez direla

zaudetenetik zuok jakingo duzuen non egon zareten eta zer

besteok aberrigintzan ibili garelarik neurriak erabakiak akordioak onartzen herri hau

euskal bidean lanean beraz ez dugu zuen leziorik onartzen

honi aurre egiteko eta erantzunik ez espezialistak zarete besteei aginduak ematen pero se predica con el ejemplo

aurrera aurrerapausoak ematen herri honen ongizatearen bila legea errespetatuz arauak interpretatuz beti aurrera adibidez esan dizudan bezala lehen alargunen pentsioak osatzen gauzak egiten beti aurrera euskal bidean lanean

gure jarrera guztiz kritikoa azaldu nahi dugu alderdi popularrak madrilen planteatu duen pentsioen erreformarekin besterik ez eskerrik asko
arregi andrea eztabaida amaituta

arrondo andreak aurkeztu duen mozioa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai

ez da onartu jarraian euskal talde sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu arazorik badago zatika bozkatzeko

lehengo lehengoa eta bigarrena lehenengoa eta bigarrena bozkatuko ditugu batera elkarrekin

ez hogeita zortzi ondorioz lehenengo eta bigarren puntuak onartuta geratzen dira jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita hiru

onartuta geratu da hirugarren puntua bederatzigarren puntua beste baterako utzi denez gai zerrenda agortuta